egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako bosgarren puntua lehengo tokian

isiltasuna mesedez denak gai zerrendako bosgarren puntua

hezkuntza sailak hezkuntza laguntzarako espezialisten

egitearen gainean duen politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda talde popularraren ordezkaria den

muchas gracias eskerrik asko bengoechea anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza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

hezkuntza sailburua faltan botatzen dut horrelako gai garrantzitsu baten

faltan botatzen dut faltan botatzen dut heziketako laguntzaileen kolektiboaz ari garelako gaur beste kolektibo ahaztu bat ez dakit dakigun zeintzutaz ari garen hitz egiten kolektibo horretan sartzen dira

interpreteak fisioterapeutak terapeuta okupazionalak transkriptoreak gizarte laguntzaileak eta hezkuntza laguntzako espezialistak

askotan ahotan erabiltzen dugun aniztasun horri erantzuteko ikasleei arreta pertsonalizatu hori emateko baina ahaztu egiten ditugu beste behin

hezkuntza inportantea dela hezkuntza gure gizarteko zutabe nagusietakoa dela baina askotan zoritxarrez hitzetan geratzen da eta gero egunerokoan praktikan ez da horrelakorik ikusten eta kolektibo honekin hori gertatzen da kolektibo hau beste ahaztu handienetariko bat da kolektibo

gaur hemen bi eztabaida daudela bata da juana

ekarri zuen eztabaida diru publikoz finantzatutako sarean espezialista hauekin eta profesional hauekin dagoen egoera konpontzeko ekarri zuen proposamena eta beste bat da ere sare publikoan zer geratzen den eta bietan egoera

baina inolako jarraipenik gabe inolako arretarik gabe eta urteetan utzikeria egon dena

beharrak aldatu dira baina jarraitzen dugu iraganeko gizarte bati erantzuten aniztasun bati erantzuten inolako

barik sare publikoko hitzarmena hitzarmena indarrean dagoena bi mila laukoa da begiratu zenbat urte pasatu diren bi mila laukoa da egon zen saiakera bat

gobernuak esan zuen ezin dut bete eta bertan behera utzi zuen akordioa

daukagu hitzarmena berritu gabe beste kontu bat da diru publikoz finantzatutako sarean zer gertatzen den

sinatu duzun erdibidekoan gai hori desagertzen da desagertzen da orduan ez dakit gaur benetan zein zen zure asmoa

gure ustetan benetan ikasleen behar bereziei

kolektibo hauei irtenbidea konponbide bat eman nahi baldin badiegu beraien lana behar den bezala garatu dezaten

den orori arreta eskaini behar diogu arreta eskaini behar diogu eta batez ere erantzunak eman behar dizkiegu gaur egun ematen ez diren erantzunak

gutxienez apirilak hamairuan sindikatuak akordio partzial bat oinarri bat sinatu zuten hemendik aurrera bi mila lauko konbenioa berritzeko helburuarekin bai helburu horrekin ez da inolako negoziaziorik eman bakarrik daukagu abiapuntu bat oinarri bat gai inportanteekin orain arte ere ukatu egin zaizkien gaiekin

negoziaziorako eta ea benetan lortzen dugun bi mila lautik berritu gabe dagoen hitzarmen hori berritzea kolektibo honen funtzioak eguneratzeko eta behar duten baldintzak eskaintzeko beraien egunerokotasunean

aniztasun hori behar bereziak dituzten ikasle horiei benetan erantzun egokiak emateko bai eta abiapuntua inportantea da eta adibidez bertan fisioterapeutak terapeuta okupazionalak eta gizarte laguntzaileen ekiparazioa lortzen da eta adibide bat emango dizuet

formakuntza bera dute formakuntza bera dute baina erretribuzio desberdina daukate lehenengo aldiz behintzat

konbenioa berritzerakoan kontutan hartzen den asteko jardunaldia ere zehaztuko da oraindik ere asteko jardunaldia zehaztu gabe dago

orduak zeintzuk izango diren eta garraioa ere beraien lan bat ez dena ere kenduko zaie eta nolabait beno badirudi oinarriak jarriko direla eta benetan funtzioak zehaztuko direla

zure kezka den beste sare horretako hezitzaileekin ez dago horrelakorik

patronala ere gobernu hau bada zeren berak finantzatzen du

eta gobernu honek ere badu erantzukizun bat sustatu behar du elkarrizketa sustatu behar du negoziazioa eta hezitzaile horien ere funtzioak lan baldintzak zehaztuta egon behar dira bengoechea andrea eta utzi dituzu alboratu dituzu gaurko eztabaidan

ez dugu ulertu ez dugu ulertu beraz iruditzen zait argazki guztia izatea garrantzitsua dela begira hezitzaile hauek

ere ez daukate jasota erabakiguneetan eta ez daukate eskubiderik erabakiak hartzeko erabakiguneetan parte hartzea errazten zaie baina ez dago inolako zehaztapenik beraz

oinarrizko akordioaz lantzen ari den prozesu horretan kontutan hartzeko eta balizko lege horretarako ere kontutan hartzeko iruditzen zait arlo honetan

behar berezietan ere batez ere orain arte diagnostikatuak eta zehaztuak dauden beharrak hartzen dira

eta hainbat diagnostikatu gabeko eta identifikatu gabeko beharrekin aurkitzen dira egunerokoan

eta ez dira sistemak ez ditu kontutan hartzen eta horiek atzean utzi behar ditugu atzean utzi behar ditugu edo benetan

gai honetan benetan azterketa sakon bat egingo dugu eta garaiek eskatzen duten

egongo gara iruditzen zaigu benetan o sea eskuartean dugun gaia serioa dela oso serioa dela arlo diferenteak

guzti hori hitzarmenean sinatzen da ez araudietan

bai eta gero beharko dugu garapen normatibo bat beharko dugu legean jasotzea benetan erabakiak hartu dezaten organo gorenetan

klaustroetan ere egon daitezen ahotsa eta bozkarekin abar eta abar eta abar eta benetan beren funtzioa behar den bezala bete dezaten zeren hemen badirudi

ez sistema osoan gizarte osoan dauden bezala hezkuntzan ere mailan daude eta hau dugu beste kolektibo bat

handienetakoa pentsatzen duguna benetan arreta merezi duela arreta merezi duela eta horregatik gu saiatu gara bi plan horietan

apirilak hamairuko abiapuntu hori kontutan hartuta akordio partzial hori kontutan hartuta negoziazioa sustatzea bi mila lauko konbenioa bultzatzeko bestetik azterketa sakon bat egiteko arlo honetan dauden beharrak

emateko eta ondoren behar den garapen normatiboa emateko eta bestetik diru publikoz finantzatutako beste sare horretan ere horiekin ere gogoratu beharko dugu gogoratu beharko dugu bestela gure errealitate bati

bizkarra ez zaiola inori eman behar are gutxiago diru publikoa jokoan dagoenean interes orokorrak jokoan daudenean eta herritarrak eta ikasleak eta horien etorkizuna jokoan
dagoenean eskerrik asko ubera

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi sailburua legebiltzarkideok lehenik eta behin

nuke puntu hau gai ordeneko bosgarren puntu bezala jasoa zegoela eta azken momentuan edo pasa den astean aldatu zela lehenengoko puntura beraz jakin badakit sailburua bera hemen egotekoa zela eta jakin azken orduko aldaketa hori egon izan ez balitz bertan egongo zela eta jakin badakit baita ere guztiz konprometitua dagoela

andrea hezkuntza laguntzarako espezialisten jardunaren inguruan dihardugu gaurkoan eta gai honen inguruan ni hitz egiterakoan ezin dut nabarmendu barik utzi hezkuntza sailak eta hezkuntza bereziko mahaian

sindikatuek beharginen lan baldintzetan hobekuntza sakonak bermatuko dituen akordio hori apirilaren hamairuan sinatu zuten esan bezala duela hiru aste akordio honek zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzan eragingo du dudarik gabe azkenik lab steilas eta comisiones obreras sindikatuek guztiek elkarrekin ordezkaritzaren

akordioa sinatu dute hezkuntza sailarekin akordio honek besteak beste hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleekin diharduten langileen lan baldintzak

akordioak jasotako hobekuntzak batzuk aipatu egin ditu horietako batzuk ere bere taldeak aurkezturiko zuzenketan

horiei batzuei behintzat akordio honen bitartez erantzuna eman egin jake ubera andreak baita ere profesional kolektiboak ahazten dituela gobernuak profesionalen kolektiboak ahazten dituela

bere parte hartzean baina besteak beste adosturiko hobekuntzen artean nabarmentzekoak dira

enplegu publikorako eskaintza behin behinekotasuna jaistea lanpostuen zerrenda egokitzea gizarte funtsa eratzea

okupazionalen kategoriak aitortzeko prozedura beraz kolektibo horiek ez ditu ahazten sailak beti hobetuz beti pausoak emanez ari da esan bezala adostuko hobekuntza hauek eta gainerakoak

argitaratu bezain pronto hezkuntza bereziko negoziazio mailaren akordio hau

azpimarratzekoa da berriro ere negoziazioaren eta sindikatuekin

ezinbestekoa horrela eginiko lanak eta burutu diren negoziazioek hasieran urrun ziren jarrerak hurbiltzea ahalbidetu dute mahai sindikaletako

lan baldintzen hobekuntza posible egiten duten tresnak honela eta aldi berean gizarteari eskaintzen zaion zerbitzuaren kalitatea ere areagotuz bazirudien orain dela pare bat hilabete arte irtenbiderik ez zela aurkitzen eta akordio bideak agortuta zeudela

a la sociedad eta esparru ezberdinen artean hezkuntza laguntzarako espezialisten egoera eta baldintzak hobetzen ditu

laguntzarako espezialisten lanaz eta behar izanetaz luze mintzatu da ez ditut berriro ere errepikatuko profesional hauen lana nabarmendu nahiko nuke nik ere bat momentu hau une hau aprobetxatuz

ahalduntzea bilatu izan da eta legez besteko proposamen honen bitartez bide honetan gure taldeak zihoala talde proposatzaileak aurkezturiko

lanean jarraitzen bultzatzea gaurkoan onartzea eskariaren espirituarekin guztiz bat egiten duela uste dugu gai konkretu baterantz zihoan proposamena hau

baita talde sozialista eta baita talde popularra ubera andreak norabidetik hainbat urrundu dela uste dugu

elkarrekin podemos taldeak onarturiko edo adosturiko erdibideko proposamenean badirudi inoiz ez dela nahikoa eh bildurentzat zuzenketan eskatzen zenutena lehenengoko puntua bete egin da apirilaren akordioarekin lehenengoko puntua bete egin da akordioarekin

zuen erdibidekoan sartzen zenuten bigarren puntua elkarrekin podemosekin sinatutako

eskari hori beraz zer da bilatzen ari zaretena akordioa nabarmendu ez

ona dela ez eta gaurko eguna aproposa zer horretarako eta

norabidea aldatu egin duzue inoiz ez da nahikoa inoiz ez da nahikoa beraz guk ezin dugu

euskal herria bilduren artean adosturiko erdibidekoa onartu

adostutako erdibidekoa defendatzen dugu nahiz eta hezkuntza esparru guztietako profesionalen baldintzak hobetzeko margena beti izan margena beti dago eta hainbat kolektibo dira baina gaurkoan

eta horretan zentratuko gara eta horretan zentratu gara eta horregatik babestuko dugu gaurko erdibidekoa horretan zentratzen delako

zuonak norabidea aldatu egin du baina guztiz gainera eta

gure erdibideko honek hobeto batzen ditu profesional hauen eskari eta

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

un propósito común

eskerrik asko de bengoechea andrea elkarrekin podemosen

firmar esta propuesta eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea

nik egia esan ez dakit gai honetan ezezagutza dagoen edo ez den ikusi nahi edo benetan kontsentsu bat adostasun bat ez bilatzeko aitzakiak

zeren guk erreferentzia egiten diogu apirilak hamairuan sinaturiko oinarriari akordio partzialari baina hori ez da hor sinatu dena ez da

ez da akordioa baizik eta abiapuntu bat negoziazioari abiatzeko abiapuntu baten akordio bat izan da irakasleen borrokaren ondorioz lortutako negoziazioaren ondorioz o sea azken finean ez dakit konturatzen garen

gobernua mugitzen dela presio bat baldin badauka eta irakasleak mugitzen direnean nik ez dakit nola ez garen ohartarazten guztiok eta hor hausnarketa bat egin beharko genuke gure herritarren interesak defendatzeko gai ez garen presiorik gabe iruditzen zait horren inguruan hausnarketa bat egin beharko genukeela

eta ez dugu beste kolektibo batzuk ere sartu zuek aipatzen duzuen akordioan sartzen diren kolektiboak aipatu ditut gehiago ez

sartzen direnak eta pentsatzen nuen benetan gai honetan gaurkoan adostasuna lortuko genuela aho batezko akordio bat lortuko genuela

ikusita zer gertatzen ari zen benetan mugitu naiz saiatu naiz proposamenak egin ditut

hemen batzuek jakingo dute zer gertatu den bidean edo zer interes dauden

herritarren interesak defendatu behar direla eta batez ere behar gehien

behar gehien dituztenak eta beno arrazoi desberdinengatik daudenak beste

batetan ez eta hor guk erantzukizun berezi bat daukagu eta horretarako

eskubideak bermatu behar ditu babes bat eskaini behar du eta horretarako daukagu hezkuntza sistema publikoa zer gertatzen da diru publikoz

ordenatu gabe daukagu baina diru publikoz finantzatzen duguna diru publikoz finantzatzen duguna orduan ezin dugu beste aldera begiratu eta gobernu honek

esaten zuen ez zela bere erantzukizuna eta diru publikoz finantzatzen den oro da bere erantzukizuna eta hemen

ikasleak baldin badira erdigunean ditugunak herritarrak baldin badira erdigunean ditugunak hezitzaile hauek badira erdigunean ditugunak

diru publikoaren finantzatu eta beste aldera begiratu hori ezin dugu egin jarraipen bat egin behar da egon behar da eta benetan bermatu behar da langile horien eskubideak bermatzen direla eta bermatu behar da

funtzioak ondo zehaztuta daudela eta ikasleen beharrak asetzen direla eta erantzun bat ematen dela zeren diru publikoarekin egiten delako eta diru publikoarekin ezin da jolastu ezin da jolastu a ver buruan sartzen zaigun

momentu honetan daukagun errealitatea edukita ditugun sare guztiak edukita hori ordenatzen ez dugun bitartean por cierto ordenatu beharko genukeena ditugun gatazkak konpondu korapiloak askatu ordenatu asko irabaziko genuke asko irabaziko genuke

izango ginateke eta iruditzen zait ere erantzunak ematerakoan ere eraginkorragoak

eta iruditzen zait balizko akordio hori lantzera orduan ere bide horretan jokatu beharko genukeela

sare publiko bakarrera nahi duena kanpoan geratu kanpoan geratu dadila mundu guztiak eskubide berdinak bete behar berdina benetan erdigunean herritarrak izan da baina bitartean goazen ditugun erantzukizunak behar den bezala erantzutera jakinda bakoitzaren erantzukizuna zein den

gure erantzun zuzenekoa delako eta gure ardura zuzenekoa delako baina beste erantzukizunei ihes egin gabe eta diru publikoarekin jolastu gabe

zor bat dagoela zor bat dagoela zor historikoa dela eta ez bakarrik kolektiboagatik baizik eta momentu honetan gizarteko kate begi ahulena ba hor nonbait dagoelako atzean uzten ari garelako eta ez gabiltzalako benetan

orduan hausnarketa bat egingo nuke eta bai benetan bi mila hamalauko hitzarmena berritzeko apustu eta erabaki sendoa hartzea gobernu honen aldetik

lan egin duzula mugitu zarela lan egin dugu eta mugitu gara eta

ez duena balio da esatea ekarpenak egingo direla eta gero ekarpen dezala adieraztea

eta hala ere gure arteko komunikazio bidea zabalik beti dago hau da hirugarren puntuan akordio batera heldu gara

erantzun batean edo bestean ados ez egon edo gauzak aldatu nahi izan jarraitu izan dugu komunikabide bide horietan adosteko bide horretan baina gure arteko komunikabide hori norbaitek moztu egin zuen

beste gauza bat botatzen dut faltan benetan ubera andrea zer gertatzen da akordioarekin parte hartu duten talde guztiek akordioa ona dela

euskal herria bilduk ez zer gertatzen zaio akordioarekin ez zaizue gustatzen akordioa

guzti hori eraberritu egiten du eta es que hezkuntza esparruko

hirurogeita hamara duten ordezkaritzarekin adostutakoa da ez du ondo ikusten hori euskal herria bilduk edo arazoren bat dauka

baina badirudi euskal herria bilduri ez zaiola gustatzen ez dakit zer bilatzen ari zareten guzti hauekin baina gu behintzat lasai gaude akordio ona dela uste dugu bai apirilaren hamairukoa eta bai gaurkoa eta esan bezala

eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaitu denez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

hamar abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena urtarrilaren hogeita hamaikako bederatzi barra bi mila hamabi dekretua bertan behera uzteko eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

ongietorria eman nahi diet gaur euren etxera hurbildu diren euren etxea ere legebiltzarra delako bildu diren irakasle

kanpoan geratu dira beste batzuk sartu dira adostuz elkarteko kideei ba ongi etorria eman nahi diet eta ongi etorria ematearekin batera

defentsan egiten ari diren lanagatik herritarrak politikaren erdigunean jartzeagatik egiten ari diren lanagatik

eskubideak defendatzen ari direlako defendatzen ari direlako herritar guztiok politikaren erdigunean jartzea eta politikaren helburu izateaz eta eredu izaten ari dira eredu izaten ari dira

borrokaren bidez lanaren bidez defendatu behar direla eskubideak etxean geratu gabe konstantziaz

ari dira lanean bi mila hamabitik dagokiena eskatzeko eskubideak defendatzeko eta iruditzen zait ba gaur egun ikusita gizartean dauden baloreak

beraz hemen gaudenok zerbait gaizki egiten ari gara soilik mugitzen garenean presionatzen gaituztenean edo aldarrikapenak

ditu ez ditugu gureak ere kanporatu nahi guztiok ditugulako ardurak baina iruditzen zaigu hausnartu beharreko kontua dela presiorik gabe ez gara gai pertsonak herritarrak politikaren erdigunean kokatzeko

baina gure betebeharra da herritarren pertsonen eskubideak defendatzea

iruditzen zaigu gure betebeharra dela eta gure zeregina dela herritarron eskubideen bermatzailea den ere sistema publikoa defendatzea

egunerokoan eraikitzen duten langile publikoen eskubideak defendatzea eta betearaztea zeren gauza bat da eskubideak eta beste gauza bat da pribilegioak gaur hemen ari gara eta ez pribilegioez bi mila hamabian dekretu baten bidez aurrekontu estabilitate

murriztu ziren eta bertan behera utzi ziren irakasle jubilatuak borondatezko jubilazioagatik

ari gara zehatzagoak izateko muface deritzon kidegoari dagoeneko desagertzear dagoen kidego bati ari gara egia da beste hainbat murrizketa ere eman direla erosmen ahalmenari dagokionak bajei dagokienak

oso bilkuretan horren inguruan eztabaidatu dugu orduan beraz gaurkoak irakasleak

jubilatzen direnean borondatez dagokien kalte ordaina kobratzeko duten eskubideari buruz arituko naiz ez dugu inoiz ulertu eta oraindik ere

zergatik aurrekontuen estabilitatearen izenean langileen eskubideak

murriztuak kolpatuak langileen eskubideak eta sistema publikoa eta besteak beste sistema publikoa eusten duten langile

zergatik ez dira murrizketak ezarri aurrekontuen estabilitateagatik esaterako abiadura handiko trenean azpiegitura erraldoietan eta

eskubideak babestu zergatik ez beste aukera bat da aukera bat da lehentasun kontua da borondate politiko kontua da langileak

ahulenak direlako funtzio publikoko langileak kolpatzeak ez duelako kosterik iritzi publikoa funtzio publikoko langileak duten ospe

pribilegiatuak direla beraz badirudi batzuentzat jomuga erreza izan daitekeela langilego publikoak badirudi ere funtzio publikoaren baitan mailak daudela mailaketak daudela

hitz egin dugu eta kasualitatez oraingoan ere hezkuntzaren baitan dagoen beste kolektibo bat da

poliki poliki mahai orokorrean hainbat murrizketei buelta emateko gaiak mahai gainean jartzen ari dira eta beste batzuk ere errekuperatu dira adibidez aparteko ordainsaria

izan dira esaterako jubilazioari dagozkionak baina ez dakit zergatik

ezkutatua dago ezkutatua dago eta ez da mahai orokorrean jartzen ez dakigu benetan hemen

mahai orokorrean beste gaiekin zer gertatzen den baina gai honekin gertatzen dena benetan

badakigu irakasleen kidegoaren artean jubilazio irizpideak desberdinak direla eta gure ustez parekatu beharko lirateke eta horrela eskatu dugu behin baino gehiagotan eta jarraituko dugu eskatzen eta badirudi ere hezkuntza mailan

negoziaziorako gai bat dela baina guzti horrek

ez du kentzen borondatez erretiratutako irakasle jubilatuei eskubidez

zehaztea eta kaltetuak izan direnekin adostea beraiek hori eskatzen ari dira beraiek eskatzen ari direna da negoziazio bat adostea

zor zailena ordaintzea eskubide bat betetzea

gaian kaltetuak diren kidego hori desagertzear dagoela badakigu baina horregatik

desagertzear dagoen kolektibo bat delako ez dakit ez dakit hemen zein den benetan sakonean dagoen arazoa

ez dira berdinak ez dute koadratzen hezkuntza saila bi mila zortziehun eta hirurogeita hamairu bat irakaslez ari garela dio

ez dakit nik serioa den gobernu baten baitan ere datuak berberak ez izatea hori da kudeatzaile onaren erreferentzia

eta bateratuak emateko horrek erakusten du ere justu momentu honetan sistema publikoan eta irakaskuntzan ere belaunaldi aldaketa bat eman behar denean planifikazio bat egon behar denean prebisio bat egon behar denean ere nola ari garen horrek ikusten du ere gobernu honek aurreikuspenak edo planifikazioak egiteko

ez dakigu zehazki zenbat diren edo ez dugu jakin nahi zenbat diren

aldaketa bat eta planifikatu bat edo eta gobernu honi interesatzen zaion benetan

egitea behar den bezalako baldintzetan eusteko eskubideak bermatzen dituen sistema publikoa guk gure proposamena ekarri genuenean gure helburua zen eta helburua da eta jarraitzen du izaten eta horretarako lan egingo dugu negoziazioari ateak irekitzea kaltetuak diren kidegoko ordezkariekin gobernu honek negoziazio bat ematea eta bide bat irekitzea

gainera beraiek prest daude horretarako ba zor zailena

kalte ordainak eskuratzeko ematen du posible dela edo guk pentsatzen genuen posible izango litzatekela eta gaur adostasun aho bateko

izango zela entzundakoak entzunda ze alde batetik aurreko osoko bilkuran izan genuen eztabaidan

entzun izan genuen ba dagoeneko murrizketak aplikatzen zituzten dekretuak gainditzear daudela negoziazioak ere ematen ari direla hori gainditzeko

hau ere gainditzeko ordaintzeko eta betetzeko nahiz eta gure zalantzak ditugun ikusitakoak ikusita eta bestetik ere adostuz elkarteko kideak hezkuntza batzordean egon zirenean

esan zutena entzunda pentsatzen genuen ere posible izango zela posible izango zela adostasun bat bilatzea eta horregatik gure proposamena egin genuenean

minimoan kokatzen ginen ze mundu guztiak eskatzen zuen dekretu hori suspenditzea

ematen du hemen elkargune bat dagoela eta hortik abiatuta agian probokatzen dugu benetan negoziazioa aktibatzea baina gero hasi ginen zuzenketak ikusten aitzakiak entzuten eta batak

jaso behar direlako beste batek ez dela posible ez dakit zergatik orduan benetan ez dakigu zer gertatzen den hau da borondatea ez dago eta aitzakiak bilatzen diren edo benetan borondatea dagoen eta negoziazio bat bideratu nahi den pentsatu nahi dugu

gainera guzti hau gertatzen ari da irakasleak ez diren funtzionarioen kasuan borondatezko jubilazioen kasuan indemnizazioak ordaindu zaienean

aldundietan eta beste hainbat tokietan baita unibertsitatean ere hori gertatzen ari da beraz hauekin zergatik ez dugu berdin

beraz ez dakigu hor jaurlaritzak ze arazo duen dekretu horrek ezarritako murrizketei buelta emateko edo murrizketa batzuei bueltak emateko ze badirudi beste batzuekin borondatea esan dudan bezala kolektibo hau prest dagoenean egutegi bat adosteko modu progresiboan egiteko modu diferenteak aztertzeko eta bideratzeko beraz zein da arazoa

urtean gobernua sostengatzen duen bazkide nagusiak borondatea zuenean ze bi mila hamabian eztabaida berbera izan zen

osoko bilkura honetan eta gobernua sostengatzen duen alderdi nagusiak

baiezkoa eman zuen baiezkoa eman zuen gaur egun gaur eztabaidatzen dugun gaiari benetan

beraz orain orduan oposizioan zegoenean bazuen borondatea eta orain gobernuan dagoenean ez du borondaterik

eskerrik asko ubera anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

aprobar eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

disponibilidad suficiente para hacerlo eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

de la administración eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok adostuz elkarteko kideak jaun andreok egun on guztioi hoy debatimos

sea adhieran la misma horregatik guztiak gure zuzenketa bakarrik babestuko dugu

anderea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldeen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

aurrekontu hauek ahalbidetuko luketela oso modu errealistan ordainketa horiek egitea aurrekontu baten zero koma bia bakarrik suposatuko luke beraz borondate politiko kontua da eta gobernuaren erabakiren baitan dago zeren hemen berdin da oposizioko taldeak zer aurkezten dugun gobernuak beti aitzakia bat pilota beste toki baten jartzea proposatzen badugu negoziazioa negoziazioa ez lege bat behar da proposatzen baldin badugu beste gauza bat

hemen arazoa ez da teknikoa arazoa ez da teknikoa eta zuk aitortu duzu hemen arazoa da borondate politikoa eta lehentasun kontua eta badirudi gobernu honentzat ez dela lehentasuna eta ez duela borondate politikorik hau konpontzeko zeren beste gauzekin egin duen bezala konponduko luke

aipatu dituzun murrizketa edo suspentsioan egon diren eskubide horiek berreskuratzeko

lege bat ezta negoziaziorik ere zeren mahai orokorrean oraindik negoziazioa ez da eman

espainian jarritako kontu berberak beraz aitzakiak gutxi eta tranparik

guk gurea egingo dugu eta daukagun erremintak erabiliko ditugu egokiak izan daitezke edo ez

zeren zuk aipatu duzun bezala lehentasun kontua da eta eskertzen dizugu behintzat horretan

lehentasun kontua eta lehentasun kontu horren ondorioz borondate horren ondorioz mailaketa bat egin da eta hemen lehen mailako herritarrak daude eta bigarren mailako

onartzen zaizkie eta hori da gobernu hau egiten ari dena eta gero aitzakiak erabiltzen ditu hori mozorrotzeko eta hori apaintzeko beraz mesedez inor ez engainatu ez al gara herritar guztiak berdinak ez al ditugu eskubide eta betebehar berberak

soilik jubilazioei begira eta ez zait gustatzen alderaketak egitea erkidego desberdinen inguruan adibidez ehun ere jubilazioagatik kalte ordaina ordaintzen dute

jubilatzen bada aurretiaz nola jubilatuko da nola jubilatuko da edo zuek gobernatzen duzuen udaletan edota aldundietan zer egin duzue zer egin duzue kalte ordainak ordaintzeko zer egin duzue zergatik batzuei bai eta beste batzuei ez zein da

martxoko akordioa ez betetzeko zein izan da arazoa teknikoa ez teknikoa ez beraz

iruditzen zaigu borondate kontua dela goazen hitz egitera

indarrean dauden aurrekontuekin eta ditugun tresna guztiekin

begira aparteko ordainsaria eskuratzeko erabili zen argudioa izan zen bi mila zazpitik bi mila hamasei arteko

behin betiko likidatzearen ondorioz emandako emaitzek aukera ematen zutela

berreskuratzeko horretarako aukera eman baldin bazuten honetarako zergatik ez zergatik ez

hori da hori da fondoan eta sakonean dagoena beraz goazen argi hitz egitera

akordioak betetzeko daudela legebiltzar hau errespetatu errespetatu iruditzen zait gobernuak legebiltzar hau eta hemengo

irabaziko lukeela eta guztiok irabaziko genukeela zilegitasunean eta sinesgarritasunean euskal erakundeak eta hori da eskatzen duguna betetzeko besterik ez ez eta gero begira ni ia dauden ñabardurak eta matizak

azkenean suspentsioan baldin badago eta hori ez bada berreskuratzen murrizketa bat da

besterik ez eta hemen hitzak erabili ditzakegu eta matizak erabili ditzakegu baina azkenean kaltetuak badakigu zeintzuk diren betikoak herritarrak eta hemen garbi dago

eta aipatu duzue behin eta berriro entzun dut bederatzi barra bi mila hamabiko dekretua denboraldi batetarako suspenditu

bai bada garaia berreskuratzeko eta hemen guztiok koherentziaz jokatuko bagenu ba gehiago irabaziko genuke zeren batzuk koherentziagatik epaituak

izaten gara eta hor guztiok dugu hobetzeko hori koherentziari dagokionean

garaia eta momentua urrats bat emateko momentu honetan aukera dagoelako teknikoki ez dagoelako arazorik ezta aurrekontuei dagokienean ere beraz goazen lehentasunak aldatzera

eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna

eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

egindako legez besteko proposamena genero indarkeriaren kontrako estatu ituna inplementatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bai egun on guztioi egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideok

impulsamos esta iniciativa mesedez isiltasuna denak mesedez mesedez isiltasuna eskerrik asko

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

testu eder bat prestatu nezakeen saiatu nintzen atzo ordenagailuaren aurrean gaurko hitz batzuk

barrenak guztiz mugituta bi astetan euskal herritik lau emakume erauzi dizkigutelako lau emakume erahil dituztelako barrenak guztiz mugituta nengoen momentu horretanjaso nuen whatsapp bat

hostia laugarren emakumea bidarten atzo emakume bat erail zuen bere senarrak tiroz jota eta gero bere buruaz beste egin zuen eta horren aurrean testu eder bat prestatu ahal nuen gaur datuak

hitz egin genezake berriro ere ze gogorra izaten ari den emakumeen kontrako indarkeria ze bisibilitate hartzen ari den

baina ez zitzaidan ateratzen ez zait ateratzen gaur eskema batekin etorri naiz

alde batetik akordioa daukagulako eta horrek izugarri pozten gaituelako baina amorru handitik desesperazio puntu batetik ere bai hitz egiten dizuet

emakume erahil dituztelako bi astetan pasaden astean epaile batzuek esan zigutelako kalean gurekin

ona lortu dugu lanean ari gara indarkeria matxistaren kontrako borrokan elkarrekin gaude eta gaurko akordioa horren erantzule horren agerikoa da baina hiltzen jarraitzen ari gaituzte eske badakit errepikatuko dela mila aldiz baina ez dakit konturatzen garen badakit konturatzen garela zeren aurrean aurkitzen garen momentu hauetan

beste modu batean hitz egin lau gutxiago euskal herrian bi asteetan mugimendu feminista behintzat erakusten ari da eta euskal jendartea erakusten ari da injustizia guzti horien aurrean erantzuteko kapazitate

kalean egon gara epai injustuen aurrean kalean egon gara maiatzaren batean ere bai euskal gehiengo sindikalaren deialdietan erahildako emakumearen inguruan hitz egiten kalean egon gara eta kalean egoten jarraitu beharko dugu tamalez eta erakusten ari dira erakusten ari zaizkigu badaukagula prestatutako eta erantzuteko kapazitatea daukan

lan jendarteari eskatzen ari den golpe hori eman behar diogu ezin dugu horrela jarraitu

baditugu eskuartean lege onak baditugu eskuartean hobetzeke dauden baina dagoeneko emaitza batzuk eman dituzten protokoloak baina askotan tamalez ez gara heltzen paperean daukagun guzti hori betetzera agian

hitz egiteari utzi eta ekiteari heldu beharko genioke momentu batean aurrekontuak behar ditugu

emakumeon bizitza erdigunean kokatuko duten aurrekontuak behar ditugu zenbat balio du emakume baten bizitzak

indarkeria guzti honi aurre egiteko politiken

amaituko dut askoz gehiago ezin dudalako esan pozten naiz eta elkarrekin jarraituko dugu lanean akordioak lortzen beste batzuetan ez

errotiko aldaketak behar ditugulako eta akordio eta desakordioekin bada ere lanean jarraituko dugulako baina gaur amaitu nahi dut esaten

otsoen kontra erasoen kontra indarkeriaren kontra justiziaren kontra defenditu egiten dut nire ahizpa eskerrik asko
eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popularraren

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok

gaur ere alderdi popularraren izenean gure konpromisoa adierazi nahi dugu argi eta garbi biktima guztiekin

oroimena biktima guztiekin emakumeen aurkako

hainbat alditan eztabaidatu dugu osoko bilkuran batzordean ere eta gehienetan esan behar dugu akordio zabalak lortu ditugula alderdi guztion

batzuetan desberdintasun batzuk egon dira baina orokorrean esan behar dugu akordio zabalak lortu ditugula eta gaur ere posible izan da akordio zabala berriro lortzea gai garrantzitsu honi buruz

destinadas para ello besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

mahaiburu andrea berriro ere lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on berriro ere denoi indarkeria matxistaren kontrako espainiako estatu akordioen inguruan

utzitako biktimak izan nahi ditut hizpide nik ere eta egoera honen aurrean gure mina eta ezina aitortu nahi dut baina tamalez

dudarik gabe emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko estatu itunaren garrantzia azpimarratu nahi dugu beste urrats baten aurrean aurkitzen garelako estatu ituna tresna bat gehiago izango da arana andreak esan duen moduan baina hemen zoritxarrez ez dago formula magikorik erakundeen partetik indarkeria matxistaren kontra bultzatzen

baina gizartearen inplikazioa ere behar beharrezkoa da bakoitzak bere eremuan asko egin dezakegu indarkeria mota honen aurka eta hori ezin

gai honen inguruan parte hartzen dudan bakoitzean benetan honetan sinesten baitudalako hau guztion arteko elkarlana baita

guztion beharra da esaten nuen bezala gizonena baita ere gizonen inplikazio handiagoa ere behar beharrezkoa da eta honetan aldaketa bat izan den arren eta gero eta gizon gehiagoren inplikazioa erreala izan oraindik bide luzea dugu egiteko

bilbon adibidez jada existitzen dira horrelako neurriak oraintxu martxan jarritakoak bigilantzia hori erasotzailearen gain jartzen den heinean eta ez

urtetik aurrera martxan dugula hezkuntza

prebentzioa lantzeko gida plana sektore guztietatik heziketa sistema premiadun

erantzun integral bat ematea esparru honetatik genero indarkeriaren

urtean onartutako zaintza partekatu legean jasota dago adibidez

zaindu genero indarkeriaren kontrako osasun profesionalak programa

protokoloaz ahalbidetuta zortziehun eta berrogeita hamairu

beno honetan ere bai aspaldidanik bai ertzaintzako agenteek eta bai udaltzainek genero indarkerian

honen inguruan hainbatetan segurtasun sailburuak bera izan dugu legebiltzarrean

eta guzti hau esan eta gero hala ere ez da nahikoa

eta aurrerapauso guzti hauetan atzerapausorik ez ezin dugu eman inolaz ere egia esan etxebarrieta andrearen partehartzeak ukitu

nire diskurtso estiloa hori ere ez da izaten ni nahiko hotza izaten naiz eta beti saiatzen naiz gaiari zuzenean emoten baina bene benetan ez da nahikoa eta

guztien partehartzea behar beharrezkoa da horregatik gaurko akordioaren garrantzia prestutasunaren garrantzia eta nire esker ona esker ona gehienbat elkarrekin podemosen ordezkariari arana andreari gaurko egun honetan akordio hau

bide hori nola erraza izan den hori eskertu nahi nizun

nahiz eta hartutako akordioaren inguruan

garrido andreari gauza pare bat esan nahi nizkion ez dakit non dagoen garrido andrea el gobierno cumple el gobierno cumple

arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana andrea etxebarrieta andreak ez du hitzik hartu behar

presenta una iniciativa a ver garrido andrea ez dauka zerikusirik ez denbora bukatu zaizu
begira edo denbora bukatu zaizu edo ez joan hortik nahi duzuna zuk nahi duzuna ez dauka gaiarekin zerikusirik begira ez dauka gaiarekin zerikusirik

bai denbora bukatu zaizu garrido anderea denbora amaitu zaizu bukatu zaizu denbora nahikoa da

eskerrik asko rojo andrea amaitzeko euzko abertzaleak

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

sinatu dugun erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena araba bizkaia eta gipuzkoa

ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den otero jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

hasi behar dut esaten zin dagizuedala ez zela

lege aldi honetan frackingaren inguruan hitz egitea nire ustez gure ustez aurreko lege aldian

frackingaren inguruko legea onartu zenean ba guretzat

amaitutzat eman zitekeela esan genezake are gehiago

frackingaren legea onartu eta gero ba jaurlaritzak

legea indarrean egonda ez zela erabiliko esan zuenean eta esan bakarrik ez baizik estrategia energetikoa aurkeztu zuenean

erabiliko ez zen teknika bat zela adierazi zuenean beraz ez da gustuko kontua

zuek hemen asko errepikatzaileak zarete eta batzuk kokoteraino ere egongo zarete frackingaren inguruan hitz egitera ze aurreko lege aldian hemen

eta maeztu jaunak eta abar honen inguruan asko luze eta zabal

urtarrila honetan bi mila hemezortziko urtarrila honetan

azken ebazpena eman duela eta hemen onartu zen legea kolokan zalantzan utzi duela nahiz eta espainiako gobernuak jarritako helegitea bere osotasunean

klaro gaur egun legea gelditu den moduan ikusita asmoa da behintzat alde batetik

baita ere jaurlaritzari hori eskatzea baino baita ere zutik gelditu diren

gelditu ziren artikulu horietan pixka bat sakontzea edo eta bide batez noski baita ere eskatzea

behingoz bai kantabrian bai nafarroan bai errioxan bai hemen bai katalunian

agerian utzi eta gero legebiltzar desberdinek eta lege desberdinak onartu eta gero

debekua ezarri dezala edo behintzat hemendik hara mezu politiko hori iristea

hau pertsonalki asko bizi izan dut ze kanpotik ere

eta bere historia badu eta nik proposamenera iritsi aurretik pixka bat nolabaiteko laburpen txiki bat ere egin nahi nuke garrantzitsua

bueltak nola izan diren ze honek ere badu bere errelatoa esa dezakegu frackingaren auzia

bi mila lau bost urtean hasten dela baina oso ezkutuan joaten dela ageriko kontua ez da izaten

estatu batuetan iragartzen duen arte sekulako iragarpenak egiten ditu

hornidura egongo zela beraz albiste onak bezala

eta horren ostean hainbat lekuetatik frackingaren onurak edo saltzen saiatu ziren hainbat eta hainbat eta inkluso hilabete gutxietara iragarpen hori egin eta handik denbora gutxira

batzuk eta guzti egin ziren esanez gas no convencional álava en el panorama internacional bat batean

ekoizle izugarriak bihurtuko bagina bezala baina iragarpen espektakular honekin batera susmo batzuk ere sortu ziren eta hainbat norbanako hainbat talde hainbat eragile hainbat sindikatu hainbat alderdi mugitzen hasi ginen frackingaren auzia edo frackingaren kontua

jakiteko eta horren inguruan informazioa jaso eta hortik aurrera lehendabiziko informazioa jaso eta

txanponaren beste alde askoz ere konplikatuago bat eta ikusirik nola mundu mailako

eta estatu batuetan alde batetik hidrokarburoaren ekoizpena igo bai

soziala eta ingurumen aldekoa sortu zela txanponaren beste alde horren inguruan azalpenak ematen

nahiz eta batzuk eta besteen medio ezberdinak izan gizartera helarazteko

hau bultzatu zuenean ahaztu zela herritarrak zuzenean kontu hauetaz informatzen eta hortik sortutako herri mugimendua izan zela

urte luzetan hor gatazka bat egon dela frackinga bai frackinga ez eta hainbat

beraz arriskuez ohartarazi eta gero jendartean hasieran egon zitekeen aldekotasun hori

bihurtzen hasi zen eta hori iragarpena egin eta urte batera edo nahiko nabarmen ikusi zen bi mila hamabian urriaren seian egin zen manifestazioan

aurkakotasuna sekulakoa izan zen eta horrek animatu zuen herri mugimendua bera hona etortzera herri ekimen legegile

lege hau handik dator eta hori ere garrantzitsua da esatea bi mila hamairuan sartzeko asmoa izan zen baina

ekimen bat zela medio gaia errepikakorra izan zitekeela edo atzera bota zen

urtean etorri zen hona bitartean esan behar da baita ere frackinga egiteko asmoak ez zirela bakarrik

baizik ere beste hainbat enpresa ere tartean zeudela eta ordurako ere eta nik uste dut hau garrantzitsua dela

ea esplorazio putzu solte batzuk diren edo benetan atzetik programa oso handi bat dagoen izugarrizko putzu pila eta beraz

eta hau informazioa biltzen hasi eta handik gutxira ikusi genuena zen euskal herri osoan

esploratzeko izugarrizko ekimen pila zeudela eta gure lurralde osoa benetan osoa mehatxu handi baten

kontua da bi mila hamalauko irailaren hamairuan

sartzen dituela hemen eta klaro ordurako jendearen aurkakotasuna erabatekoa zen eta jada politikoki nahiko zaila zen honen aurka egotea

beste hainbat lekuetan ere aho batez inkluso onartuak zirela beste lege batzuk eta abar

bai sozialistak bai popularrak eta abar nahiz eta espainiako gobernua fracking teknika bultzatzen aritu lekuan leku oposizioa handitzen joan zen

bai errioxa eta bai nafarroan eman ziren legea bertan behera utzi zituela eta orduan

eztabaidarako bi mila hamalau eta bi mila hamabost urtean eztabaidatzen aritu zen hori

asko fintzen aritu behar izan zenutela zuek eta baita gu ere auzitegi konstituzionalak bertan behera ez uzteko

eta debeku osoa jarri ordez babes batzuk ezartzea debeku osoa izan gabe babes batzuk jartzea izan zen

ingurumen ebaluazio estrategikoa egin behar izatea frackinga egitekotan bigarrena akuiferoen ezaugarritasunaren mapan bulnerabilitate bat zegoen lekuetan frackinga

eta bestea lurzoru urba ezinetan arrisku ingurumen eta paisaia eta beste arrisku mota batzuk somatzen baldin baziren

edo babes hirukoitza deitu genion eta onartu zen lege hori esan behar da alderdi popularraren alderdi sozialistaren

aldeko bozkekin onartu zela eta aurka ez zuela batere bozkarik izan baina legea onartu bai baina

espainiako gobernuaren helegitea iritsi zen auzitegi konstituzionalera

eta hor gauzak aldatzen hasi ziren legea momentuz edo tarte batean

bost hilabete geroago berriro ere baina hor ibili gara zain

bi mila hogeita hamar estrategian frackinga jaurlaritzak

nire ustez eta hau uste partikularra da nahiko gogo txarrez baino ere deskartatzen duela eta hori esaten dut ze asmoak aldatzen dira

putzu konbentzionala aurkezten da baina esaten denean frackinga zergatik ez den erabili behar esaten dute lege bat dagoelako eta aurkakotasun sozial bat dagoelako inondik inora ez dute esaten lege hori ekarri zituen arrazoiak ingurumen aldetik kezka eta arrisku handia zegoela eta hori ez zuen inoiz hidrocarburos de euskadik onartu baino egia da baita ere eta hau nik esan behar dut

konstituzionalaren ebazpenean ikasi dudala ikusi dudala eta ikasi dudala bai legebiltzarretik legelariek aurkeztu ziren legea defendatzera

bertan hainbat txosten igorri zituen ez bakarrik konstituzionaltasuna defendatzeko baizik

erakusten zituen hainbat txosten ere mahai gainean jarri zituela

eskatuko dut baina desde luego egia da hor ere nolabait jaurlaritzak onartzen duela frackingaren arriskua beraz ebazpena etorri da aurten etorri da eta ebazpenak nolabaiteko konstituzionalari begira enpate tekniko bat uzten du eta hiru babes horietatik babes bat kentzen du guretzako

kataluniako ekimenen parekoa zena eta da

otra parte no orduan guk esaten duguna da orain zer ezta orain zer alde batetik ekimen hau

pozten naiz ze nik uste dut akordio zabal bat lortu dugula eta

aho batez aterako da hemen eskakizunak egiten dira konpromiso politikoa adierazten da eta

buelta bat ematea erabakitzen da ze seguruenik ere hori zaharkitua dagoenez

babes eremua agian edo akaso edo guk esperantza hori daukagu behintzat babes eremu hori handitu egingo duela auzitegi konstituzionalaren tramitea pasa du beraz guztiz bideragarria izango litzateke beraz zentzu horretan ere gobernuari eta

bere departamentuan dagoen neurrian hori aztertzeko egin duen konpromisoa edo hartuko duen konpromisoa

inongo zalantzarik gabe baina nik berriro

hausnarketa bezala iruditzen zait esan behar dela eta behin eta berriro hau gertatzen zaigunean esan behar dela zeren gure ikuspuntutik berriro ere iruditzen zaigu

orain arte lege honek eta horregatik egin dut ibilbide osoa herri mugimendu batetik etorritako lege bat eta oso zail izan eta gero ba hegemonia sozial bat lortu duen mugimendu bati oso ez dakit nola esan

madrilek guri hori alde batera uzteko ahalmena izatea alderdi politikoen

aldatuarazi duen mugimenduak eta ez zaigu iruditzen bidezkoa gertatzen dena

kontu hau auzi hau benetan euskal herriaren barruan eskumenetan benetan balego

oraindik ere oso nabarmena da eta ikusten da ingurumen aldetik edo ingurumen arloan egiten diren inkestak esaten duten bezala behin eta berriro jendearen aurkakotasuna

estatuak gure arautzeko mugak zeintzuk diren agintzen duen bitartean ba horrelakoak behin eta berriz geldituko direla

hor dagoela lege bat espainola ley del sector de hidrocarburos eta azkenean gertatzen da ordenamendu juridikoarengatik hori dagoela gure

legeak edo garapen hori egiteko gaitasun horren gainetik lurzoru legearen aldetik uraren legearen aldetik eta lurralde plangintzaren aurretik beraz

poza gaur lortu dugun akordioagatik baina baita ere ardura

eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

lege bat onartu zen eta lege hori ez zen nolanahikoa

ehun mila herritarrek bultzatu zuten lege hori eta

pasa den urtarrilean epaitegi konstituzionalak legearen bi artikulu indargabetu ditu ez gaude ados konstituzionalaren

ez gaude ados baina noski onartu behar dugu onartu bai baina jarraitu behar dugu lanean frackingaren aurka

beraz adostasuna ospatzen dugu denok gaude orain denok gaude gaur denok gaude legebiltzar honetan frackingaren aurka eta ikusi dugu ikusi dugu frackinga bide okerra dela ez dela hartu behar dugun bidea eta are gehiago ospatuko genuke adostasun batera iritziko bagina energia politikaren

andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkide jaun andreak ezta batere berria gaur esku artean dugun gaia orain dela asko hemeretzi mendearen bukaeran vicente manterolak

idatzi zuenetik gai ezaguna dugu hau euskal herrian gero ez petroliorik arabako lurzoruan urre beltza deritzona bilatzeko lehen lizentzia mila bederatziehun eta batean eman zen eta handik berrogeita hamar urtetara hemendik ona ibili ziran alemanak

gure herrian mendialdean lautadan añanan opakuan urbasan entzian baina kale egin zuten ez zuten petroliorik aurkitu gasa bai ordea baina

otero jaunak esan duen bezala ganbera honetan ere

beste berrogeita hamar urte pasa eta bi mila hamaikan lópez lehendakariaren gobernuak gas hori fracking

garai horretan teknika hau bizi bizi zegoen estatu batuetan batik bat eta beste herrialde batzuetan ere

orain hasiko teknikari buruz hitz egiten bere erabileraz edo munduan zehar eman dituen emaitzei buruz mundu guztiak jakin badaki eta etxe honetan hainbat aldiz aritu gara honi buruz arabako gizarteak berehala bizkarra eman ziola

eta honen harira etorri ziren gerora frackingaren aurkako legea eta bi mila hamaseian bertan eusko jaurlaritzak hartutako erabakia euskadiko energia

uko egin zion frackinga erabiltzeari honek ingurumenarekiko sortzen zituen dudak medio zirela otero jauna nik ez dakit ere garai horretan shesak zer esan zuen baina gogoan izango duzu alde batetik

orain dela gutxi hemen bertan esandakoak eta nik

cuestión eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzunen txandara pasatuz otero jauna zure da hitza

ateratzeko baina hor badira bi hiru kontu interesgarriak atera direnak

eta denborak esango digu baina esango nuke ere ez gasa eta hori

denbora tarteko izango da zuk moisesen tauletan

va a aumentar el consumo de gas hori izango da egiten diren politiken arabera eta hartzen diren erabakien arabera ez dago inon idatzita

etorkizunari begira jarri behar garela eta badugula zeregina desde luego zeregin izugarria eta erronka izugarria daukagu arlo energetikoan euskal herrian eta baita euskal autonomia erkidegoan

ematen ari zara frackingarena eta nik pero batzuk oraindik jarri nahi nizkioke eta egia da

eta nolabait onartu onartze bat egin duzu inplizituki baldin bada ere eta da

nagusia eusko jaurlaritza izan dela azken hamabost urteetan esaten duzu ba behin bi mila hamaseigarrena urtean jaurlaritzak esaten duenean

ez dela erabiliko zuk egiten duzu estrapolazio bat eta esaten duzu

hori da bermea eusko jaurlaritzak esatea edo eusko jaurlaritzaren konpromisoa

nik gogoratu nahi dut borondateak edo borondatez haratago legeak ere prezisoki horretarako egiten direla eta esan nahi dut eta hor ere badaude baditugu beldur batzuk nahiz eta guk ere onartu epe labur ertain batean frackinga seguruenik ere ez dela izango baina gaur egun kanpoko

nahikoa du akuiferoen zaurgarritasunaren mapatik kanpo egitea eta ebaluazio estrategiko bat egitea bi baldintza horiek

eta betegarriak dira frackinga egin dezake beraz bueno alde batetik onarpena jaurlaritza izan dena bultzatzailea

eta bestetik eta hor ni ere pixka bat kontuz ibiliko nintzake zeren nik badakit euzko alderdi jeltzaleak

duela uste eta nahia gobernua beti bere esku izango duela

alderdiaren borondateaz edo jaurlaritza honen borondateaz baina hurrengo jaurlaritzak

izango duen agian alderdi berekoa izanda ere beraz legeen bueltan ari baldin bagara eta lege bat proposatu izan baldin bada

aurkako iritzia adierazi nahi baldin badugu da borondate hutsarekin ez dela nahikoa

eta hemen bukatuko dut nik

hemen gobernuaren posizioaren eta

egin duzu ni ez naiz hemen sartuko iruditzen zait gaurko foroa egokiagoa zela frackingaren legearen inguruko ebazpenari zer erantzun eman behar zaion iruditzen zait emango zaion erantzuna

gaur egun marko juridikoak ematen diguna hor tarte oso estu estuegi den horretan eta horrekin seguru ados gaude hor jokatu behar dugu eta

datozen ekimenak eta etorriko diren hurrengo proposamenak

marko horretan kokatu beharko ditugu eta noski niri ere

espainiako gobernuari ezer eskatzea baina es que espainiako gobernuaren erabaki baten ondorioz etorri da gure legearen murrizketa

hori ere joko zelaiaren arazoak dira eta ez gara gu izango joko zelai honetaz haratago bultzada emango ez duen taldea horretan ere zain gaude badakizue

besterik gabe eskerrik asko otero jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko becerra jauna rojo andrea ez du hitzik hartu behar

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea labur labur hiru hitzetan esateko lehenengo eta behin otero jaunari

oso esparru bitxian bizi garelako hemengo legeak madriletik datozenak

bi esparru horien artean mugitzen garelako ezta eta hemen ikusten denez auzitegi konstituzionalak esan dionez ez daukagu halako

zabal bat horri ezetz esateko orduan momentu honetan daukagun berme bakarra da

gehiengo zabal bat dagoela horren alde esan dugula gu

ez dut uste aldatuko denik ikusita gaur hemen ikusiko duguna baina momentu honetan berme gutxi dauzkagu hori saihesteko eta bat da gure borondatea eta bestea da baimen horiek momentu honetan gure esku daudela ez daudela halako

administratibo baten esku beste irtenbidea hori izango zela hemen ez dago politika edo kasu honetan gobernuak ez balitu

edozein enpresa pribatuk izango lituzkeela señor becerra

las campanas besterik ez presidente andrea eskerrik asko
grajales jauna lópez de ocariz andrea bai zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eztabaida amaitu dugunez

elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dute erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

gai zerrendako bosgarren puntua

aurkeztua zuia eta urkabustaiz hornitzeko eraikuntza proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

egun on berriz ere zuia eta urkabustaiz

edateko ura falta da batez ere udaldian eta orain dela hamar urte eusko jaurlaritzak egoera hori konpontzeko hitza eman zuen hitza eman zuenez bete behar du hitz hori eta betearazteko

edateko ura hornitzeko sistema bai zuian bai urkabustaitzen berristu eta egokitu behar direla pertsonen bizi kalitatea hobetzeko eta

proiektu hori egin behar da edateko ura ondo kudeatzeko modu arduratsu batean kudeatzeko horrela egiten ez baldin badugu arazoak errepikatuko dira dos condicionantes

rojo andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

urteetan zehar proiektu honek eduki duen bilakaera eta konplexutasuna oso proiektu konplexua da

gaur egun badagoela proiektu bat gauzatuta ez baina pentsatuta eta da beno alto bayaes urtegi ertain bat egitea eta gero toma edo hargune

badago epemuga bat jarrita dago sailburuak esan digu modu errealista batean finkatuta dagoela

gure aldetik gogor edo aurrera ekitea besterik ez diogu eskatzen gobernuari ezta

arazo ekologikoaren kontua ezta eta ur horniduraz aparte komentatu da

eta exageratu da esan da ur emaria desagertu egiten dela

nahiko ahul baxatzen da baina ez da desagertzen gero irakurriko dut

agenda hogeita bateko txostena bertan beno ba ikusten dira aztertzen dira bai

gai ekonomikoak ere baina esan dezakegu gaur egun herrian egon badaudela zuen emendakinean eskatzen duzue baina gaur egun badaudela ordenantza subsidiario batzuk en fin ur kontsumoa baxatzeko

uda batzuetan ureztatzea debekatuta dago uda gogor eta sikuetan

berrien hazkundea mugatuta dago eta egiten diren

uren euriaren ura hartzeko ezta eta gero

beno ba hori ureztatzeko haien jardinak ureztatzeko

ilun hau aurkeztu duzuen argazki ilunaz alderatzeko

realista y por tanto nada más que animarles a que lo realicen así eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda pasa

hona etorri eta demagogia egiten den bitartean besteak demagogotzat akusatzea bi aldiz egin duzu eta zure argudioak

nik behin eta berriro esan dut azkenean gobernu honen eta bai aurrekoaren lehentasunen artean eta hor bai

gobernu bakoitzak erabakitzen du non jartzen duen dirua eta bi urte daramatzat hemen salatzen azken hamar aurrekontuak begiratzen baditugu

urtean laurogeita bi milioi zeuzkan eta azken urteetan azken bost urteetan bi mila hamabian eaj sartu zenetik gobernuan berriro

prorrogatu egin ziren baino zuen aurrekontuan atera

aurrekontu horiek ez murrizketa bat aizkorakada bat eman zenioten eta gero beti berdina gabiltza diru arazo bat da claro diru arazo bat da eta arriolarekin eztabaidatzen dugun bakoitzean beti berdina esaten diogu diru gehiago lortu behar duzu eta guk aurrekontuen emendakinetan ere beti hortik goaz urari diru gehiago eman behar zaio

besteei edo guri demagogia egiten dugula esaten eta gero argudio horiek erabiltzen guk beste zerbait proposatzen dugulako eta bai eta zuian arazo bat dago eta zuian aspalditik dator arazo hori

urtean arau subsidiarioak geldirik egon ziren ia urtebetez

eta horregatik desblokeatu ziren arau subsidiarioak eta hortik etorri zen

baina zer gertatzen da hamazazpi milioi eurotako obra ateratzen zela eta momentu horretatik aurrera proiektu hori kajoira joan zen eta kajoian dago

los habitantes de zuia y urkabustaiz eta bitartean izugarrizko arazoa dago eta esan dute nire aurretik honen alde hitz egin dutenek eta da urak

emari ekologikoarekin arazo izugarri bat dago baino badakigu edateko ura hartu behar baldin behar dute zuia eta urkabustaizen emari ekologiko hori ez dela bermatzen

soluzio oso sinplea dauka claro dirua dirua eta lehentasuna non jartzen den

ere tranpa pixkat badu eta berriro ere berdin ari gara

arriola jaunak akordio hori iragarri zenean eta prentsaurrekoa eman zenean esan zuen

eusko jaurlaritzak berrogeita hamar milioi euro jarriko ditu hirurogeita hamalau milioi horietatik baina berrogeita hamar milioi horietatik hemezortzi jarriko ditu lehen aldian lehen periodo horretan bi mila hogeita batera doan horretan

erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea eusko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

konplexua denik dena da garestia nahiko argi dago hamazazpi milioi euroko kontua dago obra honen atzetik eta hori da kontua eta arrazoia duzu eta nik uste dut egia esan duzula eta gauzak behar

gobernu bakoitzak bere diskrezionalitatearekin dirua jartzen duela ondoen edo egokien edo lehentasuna ikusten duen lekuan

ez baldin badago konponduta horrek esan nahi du benetan ez dela izan lehentasuna eta datozen urteetako planifikazioan lehentasuna berriro ere bi partetan zatikatu eta lehendabiziko partean hau da bermatu dezakezuen horretan gobernu bezala diot sartu ez duzuenean eta berriro ere eta honi ez didazue erantzun gero beste planifikazio hidrologiko bat etorriko da beste gobernu bat etorri da eta agian alderdi sozialista egongo da berriro gobernuan agian baina desde luego orain bermatu obra hori egingo denik inondik inora ere eta berriro ere azken lekura iristen gara eta da azpiegitura erraldoi eta askotan inutilak diren horietan dirua barra barra gastatu da azkeneko

herri honetan eta uraren hornidura oinarrizkoetan oinarrizkoen izan beharko lukeen kontua ez dago bermatua hainbat lekuetan eta desde luego ez zuian eta ez urkabustaizen

momentu aproposa dela eta legezbesteko proposamena aterako da akordio honetan zer esaten dizuegun pentsatu eta ea lehentasuna behar diren lekuan jartzen dituzuen

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu euskal talde popularrak eta elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

no no no nik ondo esan dut itzulpena

más veces perfecto mesedez emaitzak mesedez emaitza jarriko dizkidazue

nik eskatuko nizueke horrelako kasu batean eta itzulpengintzaren inguruko

mikel baina mesedez mesedez hitz

nork erabakitzen du o sea zuek eskua altxatzen duzuelako

edo zerbait eskapatzen zait edo zerbait arraroa gertatzen ari da hemen

nik akatsa daudenean makinan errepikatzen dut

ezin da errepikatu eta horrela hartu behar da beste kontu bat da aktan jartzea borondatea zein zen

akatsak akatsak dira eta bakoitzak jakin behar du akatsak

bere hartzen eta emaitzak jartzen badizkidazue emaitzak esango ditut

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamaika boto aldekoa

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialista taldeek osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y ocho contra beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa

osoko zuzenketa amaitu dugunez gai zerrenda